egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diot aldez aurreko gaia behin betiko ebaztea urriaren hiruko osoko bilkurako bozketan izandako berdinketak

adierazitakoari jarraituz elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamenari dagokionez

kofinantzaketaren gardentasunari buruz berdinketa izan zen eh bildu eta elkarrekin podemos taldeak batera aurkeztutako erdibideko zuzenketan

egingo dugu bozketa zuzenketa horren bozketa txartelak ondo sartu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hogeita hamasei boto aldekoa treinta y seis berdintasuna dagoenez bertan behera geratzen da jarraian euzko abertzaleak eta euskal sozialistak taldeen osoko zuzenketa bozkatuko dugu

bozketa barruan esan behar da bai

bozkatuko dugu berriro baina bozketa barruan esan behar dela eta txartelak ondo sartu berriro bozkatuko dugu bozkatu dezakegu zuzenketa ez

lehenengoa

mesedez txartelak ondo sartu bozkatu dezakegu

gai zerrendako lehenengo puntua bi mila hirutik euzko jaurlaritzaren

eta eratorritako erantzukizun politikoak ikertzeko batzordearen irizpena eztabaida eta behin betiko ebazpena legebiltzarreko aurrekariei jarraituz eztabaida taldeen txanda

tartearekin eta erantzuteko txanda hamar minutukoa euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

jauna euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

horretan egiaztatuko da zazpi enpresa hamabi urteetan zehar legez kontrako akordio batera iritsi zirela

prezioak altuagoak izan ziren euren etekinak handitu ahal izateko diru publikoaren lepo

lepo gaurko txostenak hainbat galdera erantzuten ditu zer gertatu zen zergatik gertatu zen

edo nortzuk baimendu edo ahalbideratu zuten gertatutakoa hor

honaino iritsi da gure lana honaino iritsi da

harro gaude harro gaude legebiltzarrak ezarri zituen helburuak bete ditugulako legebiltzarrak ezarri zituen galderak erantzun ditugula gertatutakoa argitu dugu erantzukizun politikoak zehaztu ditugu eta kalte ekonomikoa neurtu dugu eta poz

bide horretan eta batzordean lortu genuen babesa espero dugu gaur ere lortuko dugula azken txosten hau
aurrera eraman ahal izateko eskerrik asko eskerrik asko

eh bilduren ordezkaria boto azalpenea euzko abertzaleak

egun on sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi tengo una mala noticia para

sinesgarritasunik eza ikerketa batzordean gauzak nola gertatu diren eta oposizioaren jarrera ikusita ez zen beharrezkoa izan

ikertu diren gertakari horiek epaitegian egiaztatuta daudela ikusirik batzordearen lana itxurakeria hutsa

eta agiriak zorroztasun eta seriotasunez aztertzen ari zirela erakusteko dena aldez aurretik

la calidad del servicio beste alde batetik ppk eta eh bilduk izan duten jarrera komentarioren bat merezi du

jende aurrean baina bat egiten dute beti

ppren jokaera kritika gogorra merezi du

batzordeak egindako lana eta batzordean egindako lana eta analisiak eta beren

eginiko eta adostutako ondorioak eta orain diskurtsoa

hori soilik ulertu daiteke ppk ikerketa prozesuaren edukiak bazter batean utzi dituelako eta ikerketaz bestelako kontuei begiratu baino ez dielako

ezta kontratazio publikoetan edo jantokien kudeaketan ere ppk soilik pentsatzen du eaj

nola zigortuko duen eta traiziotzat jotzen duen hori nola kobratuko duen el diagnóstico que realiza

eh bilduk orain arte eman dituen urrats guztiak kalkulu politiko bati erantzuten diote

al gobierno vasco y al lehendakari eskerrik asko latxaga jauna erantzunen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da

eskerrik asko barrio jauna euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

elkarrekin podemos taldeak aurkeztutako bi emendakinak edo bi zuzenketak bozkatu dezakegu

botoetara jartzen da batzordearen irizpena bozkatu dezakegu

beraz onetsita geratzen da bi mila hirutik eusko jaurlaritzaren

prozesua eta eratorriko erantzukizun politikoak ikertzeko batzordearen irizpena jarraian boto azalpenera joango gara

gaur zaurietan musu bidaltzen diegu altsasuko gazteei gurasoei eta herriari la reducción de penas no puede

musu bat altsasu eta gaurko eztabaidara itzuliz

eskerrik asko eskerrik asko lopez de arroyabe
gai zerrendako bigarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena iraupen luzeko langabetuak egoki artatzeko

berria indarrean jartzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena
kortajarena anderea zurea da hitza ekimena eta defendatzeko bai eskerrik asko mahaiburu andrea

iraupen luzeko langabetuen egoerari aurre egiteko talka

horiek langabezian kronifikatzen ari dira eta ahaztuak sentitzen dira eta hori errealitate bat da gurean errealitate berezitu bat gure langabeen erdiari

aditu gehienek adierazten digute gure erkidegoak ezaugarri berezi batzuk dituela

asko eta era berean industriak duen pisuak eta aurreratuagoa den ehun produktiboak iraupen luzeko langabetuen kontra egiten duela eta gure inaktibitate tasak ere altuagoak direla eta zentzu honetan gure langabeziak ere ezaugarri bereziak dituela

oso kontzentratua dago gero eta pertsona zaharragoetan kontzentratzen da gainera berrogeita bost urtetik gorako pertsona hauek lan esperientzia luzea dute baina oso eskasa eta desfasatua edo lan merkatuaren eskaerarekin aldaratuta

eta bai gauzak aldatu egin dira hala da eta bai ekimen hau otsailean sartu genuenetik

kuantitatiboki behintzat hobera egin dute egia da bai azken hilabete hauetan

eta ona oso ona da hori maiatzean sara de la ricak azpimarratzen zuen lan merkatuaren inguruko bere azken txostenetako batean iraupen luzeko langabetuen kopuruak eta iraupen laburrenekoenak berdindu

lanbidek bi mila hemeretziko abuztuan erregistratutako langabeziaren inguruko bere txostenean aipatzen zuen ere urte osoari begiratuz epe luzeko langabetuen artean ehuneko hamaika koma laurogeita hamazazpikoa izan dela jaitsiera

azken hilabeteetan langabeziak europan beherako joera nabarmena izan duen moduan iraupen luzeko langabetuen poltsak ere orokorrean asko jaitsi dira

eta korronteak eraman gaitu ez gara bereziak horretan eta hobekuntza ukaezina den moduan ukaezina da iraupen luzeko langabetuen poltsa gurean oso

era nabarmenean aurrera egiten dutenak bere enplegurako gaitasunak galtzen ari direnak

kontra dutenak eta oraindik hogei urteko bizitza laborala aurretik dutenak eta hori dena krisi ekonomiko baten zantzuak dagoeneko ukaezinak direnean

gordina berezitua eta egiturazkoa ez da koiunturala gure ahulezia nabarietako bat bezala definitu zuen enplegu estrategiaren inguruko bere txostenean

eta horregatik gordina berezitua eta egiturazkoa den egoera bat delako tamainako erantzun berezituak espezializatuak eskatzen ditu aditu

hainbatetan errepikatu diguten moduan bai sara de la ricak bai ces ek bere enplegu estrategiaren inguruko txostenean aipatzen dute

eta eskatzen genuen plan horren lanketan jarraipenean eta monitorizazioan adituen aholkularitzarekin kontatzea eta hainbat

eta askotan errepikatuko dugu gai honi buruz hitz egin dugunean eta gaur ez dut arazorik hori ere errepikatzeko ba gauzak egin direla bai egin dira

baino lehen egiten ziren moduan eta ez dut esango zuen kezka bat izan ez denik baina urtebete luze honetako ibilbidea ikusita agerikoa da ez dela lehentasunezko bat izan

lagunetaz hitz egiten ari garela gure langabetuen erdiaz eta horiek gainera nahiko pronostiko txarra izan dezaketela gainean datorkiguna ikusita

enplegu estrategia osatzea eskatzen genion jaurlaritzari urteko plan operatiboetan epe luzeko langabetuei

ematera bideratutako neurriak txertatzea eskatzen genuen baina ez dugu gero jaurlaritzaren jardunean islaturik ikusi

planteatutako bidetik ziklo aldaketa baten

ziklo aldaketa horri ezin esan baldintza onenetan heltzen diogunik

eta gauzak bere horretan pasatzen uzten baditugu pertsona hauen egoera asko asko okertuko da

bultzada bat behar dugu horregatik norabide zehatz batean kokatua

eztabaidatu behar diren eztabaidak legebiltzar honetara ekartzen eta badira batzuk lanbide enplegu politika pasiboen esku aldatzea eta abar bitartean

jaurlaritza honi pertsonen erreskatera ateratzera eskatuko dio legebiltzar honi ekainean lortutako akordio horretan aurrera egitea eskatuko dio legebiltzar honi

horretan saiatuko gara jaurlaritza honi eskerrak ematea akordio honetara bildutako elkarrekin podemosi eta baita ere alderdi popularrari lehen puntuan

bitartean autokonplazentziak utzi poz guzti horiek utzi eta egoera gordin honi benetako erantzun estrukturalak emateko bidean

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeetara pasatuz elkarrekin podemos hernández jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea iraupen luzerako langabetuak kolektibo ahula dela denok konpartituko genuen eta baita arreta berezia behar dutela neurri zehatzekin ez daitezen

y es lo que vamos a defender eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria

erantzuteko txandara pasatuz eh bilduren ordezkaria kortajarena anderea zurea da hitza bai

egia da denbora pasa hala legebiltzar honetan batek ikasi egiten duela batzuetan gaiaren muinera eta eztabaidan zentroan dauden elementuetara joan nahi ez denean

batek egiten dituen saiakerak deskalifikatzeko saiakerak izaten direla incluso gaur bezala norberaren jardunaren deskalifikazioak egitera etortzen direnak nahiz eta gero

enbolbitu egiten diren bestelako zera batzuetan ezta baino

egoerak hobera egin du bai baino esango nuke ez dela jaurlaritzaren ekimenez gertatu koiunturak lagunduta

egoera honek plano kuantitatiboan gakoa bi mila hemeretziko abuztuan erregistratuko langabeziaren txostenean aipatzen zen ekonomiaren susperraldia da

ez jaurlaritza eta ziklo hori amaitzear dago gure enplegu politikak ez dira kapazak hain mingarriak diren bizi esperientzia hauei erantzun bat emateko

lan merkatutik baztertuak izan ziren horien bizitzan instalatzen ari da noiz eta oraindik hogei urteko bizitza laborala geratzen zaienean eta pertsona hauei denbora agortzen zaie denbora agertzen zaie zeren denbora pasa hala

eta behar dira ekintza konkretuak eta eraginkorrak eta are gehiago krisialdi baten atarian gaudenean ze ziklo aldaketa baten aurrean gaude eta horrek eskatzen du bultzada berri bat ematea eta zuek

baina ekimen honen helburua ez da gobernuaren jardunaren kontra egitea ez da hori ekimen honen helburua helburua da pertsona hauen erreskatera atera ahal izatea

berandu baino lehen etxeko lanak egitea ze egoera honetara iritsi gara etxeko lanak eginda eduki gabe

egoera ona izan denean ez dira etxeko lanak egin

definitu bat jarraitu nahiz eta aditu eta aritu guztiek hori aipatzen zuten

se quieren catramillar ez dakit nola esaten den erdaraz forma kontuetan segi horretan

aurretik ere hori egin zenuten aitzakiak erabili hiru alditan ekimen honi ezetz esateko segi horretan

eta denbora agortzen ari zaie eskerrik asko

kortajarena anderea elkarrekin podemos taldearen ordezkaria hernández jauna zurea da hitza

eztabaida amaitu denez bozketara jarriko dugu eh bildu eta elkarrekin podemos taldeek sinatu duten erdibideko zuzenketa eskatu den bezala puntuka egingo da

lehenengo puntua eta gero bi eta hiru puntuak beraz lehenengo puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita hemezortzi boto aldekoa treinta y siete contra beraz lehenengo puntua onartuta geratu da jarraian bi eta hiru puntuak bozkatuko ditugu

ez dira onartu bi eta hiru puntuak gai zerrendako laugarren puntua mozioa carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua

bi mila hemeretziko ekitaldirako deialdia egiten duen turismo merkataritza eta kontsumoko sailburuaren bi mila hemeretziko maiatzaren hamalauko aginduan farmaziak kanpoan uzteari buruz eztabaida

taldeen txandara pasatuko gara euskal sozialistak corcuera anderea

corcuera anderea hitza daukazu turno honetan nahi baldin baduzu bestela ez dago explicación de voto

egun on berriz barrio jaunak bere mozioan aldarrikatzen du botikak

laguntza programatik baina gu ez gaude ados eta horrexegatik eta pentsatzen dugulako

eta jaurlaritzari dagokiola sartzea sartu behar dituzten ala ez

bai eskerrik asko mahaiburu andrea egun on guztioi barrio jaunak azaldu duen bezala farmaziak saltegiak modernizatzeko laguntza programatik kanpo

agindu honekin eta bilkura honetara ekarri du eta gaur bai eztabaidatuko dugu honen inguruan barrio jauna hirugarrenean baietz baina eh bilduk ez du iritsiz aldatu ondo baino hobeto dakizu zer bozkatuko dugu behin baino gehiagotan jakinarazi

beraz ez dago asko esaterik gure aldetik herenegun

planteatutako proposamenak osasun batzordean eta hor planteatu genituen iritsi batzuk errepikatuko dugu eta laburra izango naiz

aitortzen dugu eta goraipatzen dugu farmazia bulegotik eta elkargotik egiten den lana osasun sailarekin hainbat hitzarmenen bidez ematen den asistentzia ezinbestekoa da gure aburuz eta horrez gain ba elkargoek programa eta ekimen ezberdinetan parte hartzen dute

emateko beraz lankidetza publiko pribatua ezarrita dago eta bide horretatik egiten den lana ontzat ematen dugu

osasun saileko estrategia ezberdinetan parte hartzen dute suizidioa prebenitzeko estrategian besteak beste baina ezin ahaztu

lan guzti hori egiteaz gain negozio pribatuak direla eta gure iritsiz momentu honetan diru publiko nahikorik jasotzen dutela baina zentraturiko gara legez besteko proposamenaren gakoan

agindu baten kanpo geratu dira lehen esan bezala bi mila hemeretziko maiatzaren hamalauko agindutik kanpo hain zuzen

gizartearen merkataritzari buruzko irudia eta pertzepzioa eraldatzea prestigio profesionala ematea

errezeta elektronikoa eta inplementazio horrek eskatzen zuen inbertsio bat baina horretarako osasun sailak ere

esa idea beraz kontu guzti horiek aztertu ondoren guk argi dugu nortzuk izan behar diren diru laguntza honen onuradunak

gure aburuz eta agindua dagoen bezala ontzat ematen dugu

guretzat legez besteko proposamen honek ez dauka ibilbiderik eta esan bezala kontra bozkatuko dugu besterik ez eskerrik asko eskerrik asko

eskerrik asko presidente anderea egun on guztioi

corcuera anderea elkarrekin podemos becerra bai bertatik zurea da hitza

eskerrik asko becerra jauna blanco andereak ez du hitzik hartu behar

eztabaida amaitu denez bozketara jarriko dugu

mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

beraz ez da onartu carmelo barrioren mozioa